egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet gai zerrendako hirugarren puntua erretiratu egin dela eta hogeita hamabi jaun andreek botoa eskuordetu dutela gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena saltoki handien gaineko ingurumen zergaren inguruan

buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta besterik gabe irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu

aldeko txandan nork parte hartu nahi du aldeko txandan zuek bakarrik bale ba casanova jauna zurea da hitza ekimen aurkeztu eta defendatzeko

eh bildurenak ere ezta greenpeacenak edo eguzki

badira el país egunkariko editorial baten hitzak horrek berez ez du ezer esan nahi baina bai adierazi nahi dut honekin gaia fiskalitate berdeen inguruko hausnarketa eta fiskalitate berdeen aldeko apustua dagoeneko ez dela

korronte bat beste sentidu norabide berean hitz ofizialago batzuk

horien bidez neurtzen dela gune hauek sortzen duten inpaktu induzitua hain zuzen ere

el principio el que contamina paga eta gure ustez euskal herria bilduren ustez merkatalgune handiek kutsatzen dute eta kutsatzera behartzen dute euren eredua

oinarrituta dagoelako fiskalitate berdea bolo bolo baldin badago eta hemen

dituen elementu batzuk baldin badauzkagu uste dugu badela momentua bi elementu horiek batzeko eta fiskalitate berdea aplikatzeko merkatalgune handiei horrela diru bilketa hobetuko genuke horrela kutsatzen duenak ordaintzen du printzipioa aplikatuko genuke eta horrela ere

bat egongo zen kutsakorrrak diren praktika batzuk garatzerakoan zerga hau

hiru galderari erantzun behar diogu lehenengoz eta behin posible da

aplikatzea merkatalguneei bigarrena da beharrezkoa da komenigarria da eta hirugarrena da nahi dugu hasiko naiz lehenengo galderatik

de la actividad económica baina galdera hauek guztiak

daude epaitegietan badaude lurralde arloko

epai asko ez naiz zentratuko horretan baina bai aipatuko ditut tribunal altuagoen

segunda cuestión se debe fiskalitate berdeaz hitz egiten ari gara orduan hitz berak bi osagai badauzka alde batetik ikuspuntu

provocan movilidad no sostenible askotan denok ados gaudenean gai baten inguruan eta orain aipatu dut lege hau aprobatu zela aho batez ematen du nahikoa dela enuntziatuaren formulazioa eta ez dela gehiegi demostratu behar esaten dena inork kontrakoa esaten ez duelako baina noizean behin asumituta daukaguna gogoratzea eta sakontzea ere

zorrotzegia izan gabe frogatzen dutela zehatz mehatz orain arte esandakoa

bultzatzen dutelako según estudios de

gaztea nintzenean kutsaduraz hitz egiterakoan ez zen hitz egiten aldaketa klimatikoaz hitz egiten zen zuzenean

eta beste partikulek jendearengan sortzen zituzten gaixotasunetaz hitz egiten zen eta egia da orain badirudi aldaketa klimatikoaren inguruko kezkak baztertu dituela

milioika hildakoak sortzen ditu kotxeek sortutako kutsadurak milioika hildakoak sortzen ditu urtero

artikuluan proposatzen duena da metro koadro bakoitzeko hamabost euroko tasa eta baita ere aparkalekuak zergapetzea zuzenean aparkalekuek adierazten dutelako horrelako zentroek induzitzen duten mobilitatearen dimentsioa

datu horiei ondorioak dira gutxienez hamazazpi milioi lortuko zirela zerga honen aplikazioaren ondorioz asko da gutxi da

bada dirua nahikoa politika batzuk aurrera eramateko bada adibidez merkataritza turismo eta kontsumo sailaren aurrekontuaren erdia

baina ez da dirua konparatuta merkatal gune hauetan mugitzen diren diru kantitateak esango genuke kasu honetan ya mencioné en otro debate anterior también sobre

ingurugiro aldetik arrazoiak daudela eta ekonomikoki ere arrazoiak daudela zerga hau ezartzeko

azken galdera da ezarri nahi dugu eta hor aztertuko dugu orain arte jaurlaritzak zerga hau ez onartzeko aipatu dituen arrazoiak lotuta dago esan dudan azkeneko gauzarekin hau da

beraiek bere azken paragrafoan esaten zuten moduan laburbilduz eusko legebiltzarrak oro har merkataritzagune handien gaineko ingurumen zerga bat ezartzen badugu une honetan kontraesanean egongo litzateke erakundeen arteko akordioan koordinazioen eta lankidetzan oinarritutako euskal zerga ereduarekin eta gainera disfuntsioak sor litzake une honetan merkataritza babesteko politikan gaur egun pandemiak zuzenean eragin baitio sektore horri

une honetan covid hemeretziaren agerpenaren eta horrek merkataritza sektorean izan duen eragin negatiboa handiaren ondorioz besteak beste

neurri bat ezartzea esan dugu ez dela egia eta frogatuta gelditzen da datuak merkatalgune handiak ez daudela larriki kolpatuta

urtearen amaieran hogeita hamairu mila ziren merkataritza sektoreko establezimenduak

zirenean hori onartzen dut hori egia da merkataritzaren hondamendiaren datuak dira

nota jartzen dio benetan horiek direlako datuak baina ezin da esan inolaz ere hau afektatzen edo honek afektatzen diela berdin merkatal gune handi eta merkataritza txikiari

bi mila hamabostetik bi mila hogeita batera marra bat zuzenean gora gora gora gora gora gora etengabe salmentak etengabe gora baita ere pandemiaren urtean eta kontuan hartuta hasten dela bi mila hamabostean eta ja hor aldaketa batzuk zeuden

baina hala eta guztiz azken urteotan etengabeko goraldia egon da

non egon da hondamendia non egon da hondamendia hau da asalariatuen

bi mila zortziko krisiaren ondorioak lanpostu asko sortu ziren vaina guztira merkataritzan krisi aurreko zifretara heldu dira non

autonomoen lerroan hau da merkataritza txikia etengabe behera merkataritza handiak konpentsatzen du eta

merkataritza handia eta txikia batasun bat bezala jorratzea gure ustez ez da soilik onartezina baizik eta iraingarria da

internacionales los propios centros en su totalidad eta amaitzeko jaurlaritzak ematen dituen argudioekin esan behar dugu aipatzen duela pandemia ikusi dugu

aipatu du horrek kaltetu dituela merkatalgune handiak eta ikusi dugu ez dela egia aipatzen du azken urteotan

gertatu dela txikien artean eta ez handientzat baina jaurlaritzak ematen digu laugarren argudio bat

sino tan siquiera a debatirlas presentando argumentos guk aldiz jakin badakigu legeak arazoak eta akatsak izango dituela gu ez gara kokatuko boli dorre horretan guk ekartzen duguna da

lege proposamen bat uste dugu demostratu dugula edo behintzat hori saiatu gara lege hori egokia dela lotuta dagoela ingurumen

onura ekonomikoak ekarriko dituela demostratu dugu ere sektore horiek ez daukatela momentu honetan arazo ekonomiko hain larriak

kaltegarria edo arriskutsua izateko eta jakin badakigu segur aski ematen ditugun zifren inguruan eta proposamen inguruan

akatsen bat egon daitekeela hori abiapuntu moduan onartu egin behar da baina jaurlaritza ez da ahalegintzen azaltzen zeintzuk diren akats balizko akats horiek guk uste dugu zerga hau

estatutuak eskaintzen dizkigun eskuduntzetan

hor kontenplatuta dagoela zerga autonomikoen sorrera hor ezartzen da prozedura eta uste dugu lurralde historikoen eskubideak urratu gabe hau egitea

kontrako txandan aurkako txandan norbaitek parte hartu behar du explicación de voto

aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakezue

beraz ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara txikitik handienera mistoa martínez andrea

eskerrik asko martínez andrea gordillo jauna

elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza bai

eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

legez besteko proposamena pobrezia menstrualari heltzeko politika publikoak bultzatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda da elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den gonzález andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

ez da kasualitatea gure gizartea eta erakundeak horrelakoak baitira gai batzuei buruz

deserosoak direlako edo ez direlako interesatzen eta hilekoak eta horrek dakarren guztiak bi premisa horiek betetzen ditu pero para eso estamos aquí

desde la salud menstrual hilekoa prozesu politiko gisa hilekoa kultura eraikuntza gisa eta haren

guztiok ordezkatzen ditugun tokian funtsezko gai batzuei heldu behar diegu bizitza erdigunean gorputza erdigunean benetan kokatzen duten politika publikoak garatzeko aukera eman diezaguketenak eta

osasunari buruzko ikuspegi politikotik ez izateak dakarren indarkeriari heldu behar diogunak porque menstruar es político

iraultzeko horizontea eskubideen osasunaren eta hezkuntzaren ikuspegia hartzea ikuspegi integrala eta

en el gobierno de canarias izan ere euskadin diagnostiko integral bat eta estrategia bat behar dira

abiatutako neurriekin izan ere ez dago daturik euskadiko hileroko pobreziaren aurpegiak zehazten dituenik

irismena zehazten duenik ere eta diagnostiko batetik abiatuta estrategia eraginkor bat abian jar dezakegulako baliabide eta

gure neskengatik eta etorriko direnengatik eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok

hizpide gaurkoan baina zer da pobrezia

oinarrizko beharrez gain pobrezia bizi kalitatearekin ere loturik dago hain zuzen ere hezkuntza giza harremanak ingurumenaren kalitatea

pobreziari eragiten dioten faktoreak dira beraz zentzu zabalago batean pobrezia giza garapenerako beharrezkoak diren baliabideak

hori da aurkitzen duguna pobreziaren definizio edo azalpen bezala hori da behintzat gure taldetik ulertzen duguna pobrezia bere kontzeptu zabalenean zoritxarrez gure gizartean pobrezia egoeran dauden pertsona eta familiak daude hala ere eta

euskadi estatu mailako azken aurrekoa dela pobrezia tasaren indizeetan nafarroarekin batera espainiar estatuko

pobrezia arriskuan dago euskadin berriz tasa hori

beherago gure gizartearentzako berri ona izan daiteke baina horrek ez dau gure esan lanik ez dekogula aurretik

toketan jakuleko eta horrela egiten dau eta egin izan dau eusko jaurlaritzak euskadin

urtean hau da orain dela hogeita hamabost urte egin zen lehenengo ikerketa

eta eusko jaurlaritzako ongizate zuzendaritzako teknikoek egindakoa hau da gutxienez orain dela hogeita hamabost urteko kezka da gaur esku artean

hau da pobrezia horren aspektuetako bat menstruala esangogu eta nik

sinpleago bat edo ekarriot pobrezia menstruala esaten jako emakumeen higiene intimorako produktuak erosteko baliabiderik ez izateari hau da zoritxarrez

pertsona eta familiak zer dan eskuratu ahal dauriena eurien lehentasunen arabera ba argia ordaintzea edo asteko janarien erosketa egitea

murgiltzen dira eta prozesu horretan emakumeen higiene intimorako produktuak ere sartzen dira konparazinoak konparazino hau da familia batzuek bizi daurien errealitatea eta esan dudan moduen babestu egin behar dogu zentzu zabalenean

pobrezia kontzeptu zabalenean ulertuten dogu baina pobrezia horren barruen sartzen dire aipatuten gabizenak kasu honetan

hainbat dire programak eta planak ez dodaz danak esango baina bueno emergentzia egoeran dauzen kolektiboentzako laguntzak igo egin dira azken hilabeteetan baita

es pobreza azken finean gaurko ekimen espezifikora joanda esan beharra dau guk gure zuzenketan

jakonari egiten geniola erreferentzia ez ze azkenean ba bueno elkarrekin podemos taldeagaz lortu dugun akordio honetan be bai aipatuten dogu

emakumeen eta gizonen produktu eta zerbitzuen prezioen aldeari nolabait esateko gehienetan emakumeen produktuen kaltetan izaten dena ezberdintasun honen zergatie galdetzen hasite marketineko adituek

esan daurie praktika horren helburua dela emakumea

sentiaraztea arrazoi hori guri onartezina iruditzen jaku

kontutan izan behar delako hizpide ditugun produktu honek oinarrizkoak direla

emon gurotzedaz gonzález andreari akordiora helduteko eukin dauen disposizinoagatik

bion aldetik hasieratik akordiora helduteko gogo hori egon dela komunikazino konstantean egon garelako eta

bien arteko desadostasunetik adostasun batera heldu gara eta hori zoriontzekoa da beste barik eskerrik asko eskerrik asko

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa zurea da hitza martínez andrea

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen

eusko jaurlaritzak egin behar du ikerketa bat ikerketa zehatz bat jakiteko

gai honi buruz hitz egiten dugunean eta

planifikazio bat egin behar da eta puntu horretan ere aipatzen da osasun

hezkuntza sexualean barruan ere ekimen

direla bezari buruzko parrafo bat ere agertzen da baina argi dago bezari buruz hitz egiten dugunean

instituzio honi edo eusko jaurlaritzari ez dagokio bereziki

en esta materia eta esan dudanaren arabera ba ez daukagu arazorik eta sinatutako

garrido andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

eskerrik asko egun on guztioi bueno hasteko uste dut termino batzuen inguruan klarifikazioa egitea ezinbestekoa dela nire aurretik hitz egin duten kide guztiek egin bezala ez pobrezia alde anizkoitzekoa da eta pobreziari berari begiratzeko ez ikuspuntu

egin ahal zaio eta alde batetik pobreziaren ikuspuntu horretan querría empezar

gorputzak babesteaz eta gure gorputzak ezagutzeaz eta maitatzeaz eta prozesu horien jabe izateaz hitz egiten ari gara eta gurekin negozioa ez egiteaz gure hilerokoaren odola gure minak

berezitzat ezartzeaz hitz egiten ari gara eta kopa menstruala sexu heziketa síndrome del shock tóxico

hitz egiteaz ari gara gauza politikoak direlako eta gaur legebiltzar honetan horretaz hitz egitea oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu guri ere politikoak direlako luxuzko produktu bezala ehuneko hamar batean kokatzen denean produktu hauetan politikoa delako sexu heziketa ohiko irakasgai bezala ematea edo ez ematea erabakitzea politikoa delako tanpoi bat edo konpresa bat edo kopa menstrual bat erabiltzeko egitea eta jakitea bakoitza zer den non banatzen den eta nola erabakitzen dugun hori ere politikoa delako beraz

beharrizanak asetzeko aukerak oztopatzen zaizkie hainbat eta hainbat emakumeoi

zaintzarako eta auto zaintzarako baliabideak jartzeaz hitz egiten ari gara espainiar estatuan pandemia aurretik egindako ikerketa batek erakusten zuen hamar emakumetik bik hileroko antihigieniko bat

haien hileroko prozesua modu higieniko batean bermatzeko haina konpresa tanpoi edo kopa menstrualerako beraz hor eta aipatu

eragile anitzekin batera ikuspuntu intersekzional batetik begiratzea egoera honi ez delako berdina ze pobrezia egoeran bizi den pertsona ez delako berdina ze jatorrikoa den ez delako berdina ze kultur edo erlijioren parte den honen inguruan ikerketa

garaian beraz kultura eta heziketa menstruala

eta honekin eta gure gorputzarekin negoziorik ez egitea

lehenengo eta behin zoriontzekoa da akordio batera heltzea gai garrantzitsu honetan

eskerrik asko ipiñazar andrea zuen pazientziagatik eta

dago abian unibertsitatetik

garrantzitsua da hori emakundetik beste ikerketa bat egitea eta horretan zentratu nahi

nire erantzun txanda horretaz zeintzuk dira guretzako

lehenengoa emakunderekin arloko adituekin eta gainerako gizarte eragileekin lankidetzan egin dezala azterlan bat euskadin

bigarren puntuan azterlan eta diagnostiko horretan oinarrituta euskadiko gainerako administrazioekin gizarte erakundekin eta arloko adituekin elkarlanean txerta dezala ohiko plangintzan behar den ikuspegia menstruala bermatzeko beste batzuen artean el tercer punto

de la disposición eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

mistoa martínez andreak ez du hitzik hartu behar etxebarrieta andreak

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto alde

onartuta geratzen da gai zerrendako laugarren puntua eh bildu

taldeko legebiltzarkideek egindako proposamena euskal autonomia erkidegoko adinekoentzako egoitza zentroek

eta langileen aldetikoak aztertzeko batzorde berezi bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda da

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok denoi egun on eta egun on eta ongi etorriak izan zaitezke gaur legebiltzar honetara

senideek osatutako babestuz elkarteko eta pentsiodunen mugimenduko kideak eta doa aurretik gure aitortza eta gure eskerrak hilabete guzti hauetan

lanari legebiltzarraren erregelamenduaren hirurogeita bi puntu bi artikuluak aurreikusten du

bilkurak azterketa batzordeak sortzea erabaki ahal izango duela euskal gizarteari zuzenean eragiten dion edozein gairi buruz eta uste dugu euskal herria bilduk uste du adineko pertsonen egoitzetan azken urtean gertatutakoa euskal gizarteari

interpelatzen gaituen gai horietako bat dela bortizki kolpatu ditu covidak adineko egoitza zentroak pandemia lehertu zenetik

izugarria da egoitza horietan bizitakoa

bai bere senitartekoek bai langileek izugarria eta

uka dezakeela urte iluna izan da eta datuak gordinak dira mila hildakotik gora izan dira egoitzetan gutxi gorabehera covidak eragindako hamar hildakotik hiru erresidentzietako izan dira urte bereziki gogorra

seguruenik neurri gogorrenak covidari eusteko neurri gogorrenak jasan dituen giza taldea delako adineko zentro horietako

beraiengan okerrera egin dute askok esango nuke gehienek fisikoki eta

harremanak murriztuta edukitzeak horrelako egoera kezkagarri eta esango nuke beldurgarri batean

eta errepikatu nahi dut oso ondo jasotzen duelako gertatu denaren

eta uste dut esaldi horrek barnebiltzen duena baino politikoagoa den

eta txertoan jarriak zeuden esperantza guztiak baina errealitatea da txertaketak arindua ekarri baldin badu ere eta hori ukaezina da

eta arnas pixka bat hartzeko aukera ekarri badu ere egoera ilun ikusten dutela oraindik egoiliar senitarteko eta

hemen gasteizeko egoitza batean beste foku bat ematen ari dela eta horrek iluntasun horretan kezkak ere areagotu egiten ditu hilabete luze hauetan erresidentziek titular gogorrak eman dituzte ez ditut hemen erreproduzituko denak ezagutzen ditugu

testigantzak entzuteko aukera ere izan dugu legebiltzar honetan bertan ez adibidez

mugarik gabeko medikuen poco tarde y mal txostenean jasotako bizipenak

asko eztabaidatu dugu legebiltzar honetan euskal herria bilduren ekimenez eta

eta horrek ekarri gaituela gauden lekura eta bizipen horretara baina baita ere urteetan egindako autu politikoengatik ere iritsi gara

etengabeko pribatizazioak bultzatzeagatik pertsonen eskubideak egikaritzeko

logikaren menpe uzteagatik ze azken finean

diren zerbitzu publikoak dira erresidentziak bai gehienetan kudeaketa ereduagatik edo zuzenean enpresa pribatuek kudeatzen dituztelako zenbait kasutan ba funts putreen eskuetan ere dauden erresidentziak dira

legeak gai honen inguruan jaurlaritzari aitortzen dizkien eskumenei

lehen momentutik askotan esan dugun moduan abdikatu egin zuelako jaurlaritzak egoitzei dagokionean dagozkion funtzioetatik pertsonak zaindu eta babesteko beharrezkoak ziren baliabideak jarri nahi izan

a otro lado esku ez hartzea erresidentzietan emandako krisiaren kudeaketaren ezaugarri bat izan delako hemen beste erkidego batzuetan ez bezala hemen ez da zentro bakar batean ere esku hartu eta gauza oso oso larriak gertatu dira

eztabaida desberdinetan ere aipatuak izan dira horietako

ez da eskurik sartu multinazional baten esku dagoen egoitza batean

galdu duenean baina gaur egia esan ez naiz zentratuko bizipen gogor horietan ez gertakari

eta ez honaino ekarri gaituzten eta hainbestetan eztabaidatu ditugun erabaki politiko horietan gaur agintari bezala herri

kudeaketaz eta honek suposatzen duen ardura politiko eta publikoaz eta honek interpelatu egiten gaituela gogoratu behar dugu

daude gobernuak derrigortuak gaude denak egoitza zentroetan

eragin dizkio urte honetan zehar gertatutako guzti honek gizarteari gizartearen ardura piztu duen gaia dela esango genuke eta baita ere gizartean eragin handia duen gaia

eguneroko zainketaz eta laguntzaz ari gara eta hamar mila zaintzaileen lan baldintzez dimentsio handiko kontu batez beraz ari gara

larria izan dela ezustean harrapatu gintuela oso oso zaila izan dela eta izaten ari dela

baina guk arduraz eta erantzukizunez aritu behar dugu eta hori da guri tokatzen zaigula epaile batek gertatutakoaren inguruan delitu zantzurik ez ikusteak egoera orain hobera egin izanak edo hildako kopuruak behera egin izanak

ez du esan nahi ez du adierazten porrot egin ez dugunik kontu honekin duina den herri batentzat bere kideak zaindu eta babestu nahi dituen herri batentzat egoitzetan gertatutakoa

ezin dugu gertatutakoaren aurrean beste alde batera begiratu eta erantzukizunak gainetik kendu une honetan geroak zer ekarriko duen aurreikustea zaila baldin bada ere guk uste dugu honetatik ezin garela atera

aztertu gabe eta adinekoen arreta zaintza ereduan eraldaketa sakon bat sustatu gabe

batzorde berezia sortzea proposatzen dugu gaur uste dugulako euskal gizarteari zuzenean eragiten dion gai horietako bat dela hau

merezi dituen gaia dela ikerketa batzorde horrek erkidegoko adinekoentzako egoitza zentroen auditoritza

administrazioak kudeatzaileak adituak langileak eta erabiltzaileak eta haien familiak entzun osoan eta elkarrekin podemosekin lortutako akordioari esker goi ikuskaritzak

txostena aintzat hartuta sei hilabeteko epean txosten bat egitea planteatzen genuen nolabait

guzti horien ondorioekin txosten bat egitea eta ondorioak euskal autonomia erkidegoko adinekoentzako egoitza zentroen ereduaren bizkarrezurra edo muina gorpuzten duen ehun eta hogeita sei barra bi mila hemeretzi dekretua aldatzeko baliatzea hori da proposatzen

aurreko aldietan bezala igual igual gobernuak eta gobernua sostengatzen duten taldeek ezetz esango diote ikerketa batzorde hau aktibatzeari ezetz adineko pertsonen erresidentzia horietan gertatutakoa ikertzeari desde luego zuen estiloari

zuek eman beharko dituzue gaur hemen azalpenak zuek azaldu beharko diozue

es un deber moral bere kideak zaindu eta babesten dituen herri batek herri duin batek eta duina den gobernu batek ezin dio muzin egin egoitzetan gertatutakoa ikertzeari gure eginkizuna da gure erantzukizuna da eta herritarrei zor diegu

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza gonzález andrea zurea da hitza

ongi etorri azken bolada honetan gure bizilagun bai kaleetan bai hemen parlamentuan zuen agerraldiekin gaur hemen zaudetenei alde batetik egoitzetan

elkarteak hain zuzen ere babestu elkartea eta pentsiodunen mugimendua

egia da legebiltzar honetan guztiok ikusten dugu premiazkoa gai dela hau baina ez gara akordiora iristen y décimos que es un consenso compartido

pandemiak ekarritako kalteak areagotu dituelako eta gabezia estrukturalei aurre egin behar

elkarrekin podemos ezker anitzaren ikuspegitik egoitzen afera zuzenbide estatuaren laugarren zutabeari lotuta dago hau da zaintza sistema publiko baten oinarrituta egon behar da non bermatuko diren zaintza duina eta lan baldintza egokiak este consenso fundamental

que el gobierno vasco considera conveniente hiru aldiz saiatu gara adostasunean egoitzak kudeatzeko dekretua berrikusten baina zuek zuen

beraz berriro eskatuko dizuegu alde batera utz ditzazuela zuen interes alderdikoiak eta egiazko politika egin dezazuela erronka horretan

eskerrik asko presidente andrea berriro ere sailburuok

batzorde zehatz bat egoitzen egoera aztertzeko proposatzen

esan behar dugu legealdi honetan hainbat alditan defendatu dugula

alderdiaren izenean ikerketa zehatz bat bideratu behar zela arlo honetan gertatutakoa jakiteko

bereziki dauden eta agerian geratu diren gabeziei aurre egiteko egoitzek pandemiaren ondorioak jaso

zalantzarik gabe hainbat esparrutan hainbat pertsona hil dira egoitzetan helduen egoera egoitzen barruan ere oso berezia izan da zeuden

baldintzak bete behar zituztelako eta gero ere komenigarria izango litzateke egitea

desberdinen azterketa horrexegatik hainbat alditan esaten dudan bezala esan dudan bezala defendatu dugu ikerketa bat egin behar zela

nos abstendremos besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

individualmente nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu andrea legebiltzarkideok egun on jaun andreok egun on denoi

gainontzeko mundu guztian txertoan dena badaukagu ere nahiz eta uda honetan antzeztokiak zinemak hotelak jatetxe eta abarrak berriz ireki

udazkena zoriontsuan izan daitekeen arren edo hurrengo negua hasieran pandemia pandemia amets txar bat izan dela esateko aukera izango bagenu ere ezer ez da atzean geldituko

pisuzko aldagai eta bizitako egoera lehenik eta behin

enplegu galera oro eta beste hainbat eta hainbat huts akats arazo eta abar bere osotasunean kudeatu beharko direlako bigarrenik suertatu dakizkigukeen mota honetako estres goren egoera

gertatu beharko garelako eta hirugarrenik koronabirusaren krisiak sorturiko inprobisazio eta hutsak saihesteko besteak beste gure ekonomien eta beste arlo askoren baita gizarte zerbitzuen aldaketei ere aurre egin beharko diegulako

etorkizuneko balizko estres egoerek ere astindu ederra sor diezazkiekeela hemendik aurrera ezartzen den sistema eta honen aldaketei

gaizki egingo genuke herri bezala sistema aztertu hausnartu eta beharrezkoak jotzen diren aldaketak sartuko ez bagenitu

eta argi horrek itsutu beharko ez bagintu ere oraindik tunelean baikoaz

horregatik sailburu andreak berak duela gutxi azaldu zigun ibilbidea

euskadiko elkarrizketa zibilarekin konpartituko da bertan dauden nagusien sare eta elkarteekin eta oro har herritarrekin

eta halaber sektoreko langile kolegio profesional elkarrizketa sozialerako mahaiko kideekin

eta alderdi politiko hirugarren sektoreko elkarteekin zein zahartze eta bizitza kalitatearen alorreko arlo akademikoko

ez naiz ezer asmatzen ari hau artolazabal sailburuak berak esan zuen tribuna honetan eta guzti hori gizarte zerbitzuen erakundearteko organismora joango da zerbitzu sozialen euskal sistemari batasuna ematen dion instituzio izaki egin beharreko aldaketa gauzatzeko asmoz baita begiz jota dagoen egoitza dekretua zein egoitza arreta egoitza kontzeptu eta adinduentzako zaintzekin

eta hori da gure aburuz bidea beharbada ez da legez besteko honen bitartez proposatzen zaigun azterketa batzorde bereziarena bezain eredu mediatikoa izango

ezta modu bateko edo besteko titularrak eskaintzen dituena ere baina bai islatuko duena gure eredua baliagarria den

eta ze indargune dauzkan zertan hobetu dezakeen ze zailtasun eta aukera ematen dituen edo ze beste eredu diren posible eta azken hau ere

sailburu andreak esan zuen guzti hori hausnartzea ahalbidetzen duen ikuspuntuen aniztasuna da abian jarri dena eta gure iritziz edukian ezezik bidean eta metodologian ere asmatzen duena

badaude ekimen honen eztabaidan bestalde aipatzen diren beste zenbait gai

gure ustez ez daukagu horrelako lan bat egiteko beharrik bestela ere mekanismo aski

nik gogoan dut batzordean agerraldi telematiko baten bitartez hitz egin zigun medicusmundiko

zailtasunen testuinguru honetan nahiko txukun uzten gintuena

mekanismo horien artean besteak beste foru aldundien ikuskaritzak daude

nola jokatu den non egon diren hutsak akatsak inprobisazioak mota guztietako miseriak arazoak ahuldadeak eta gainontzekoak

ikerketa sakon bat egiteko are gehiago ireki dena bezalako prozesu parte hartzaile baten aurrean

ez direla lehen aipatu ditudan eragile klase guztietatik aterako zer gertatzen da

eta ikuskaritzaz ari garela badago beste puntu bat ere argi utzi beharrekoa

gizarte zerbitzuen legeak eusko jaurlaritzari atxikitzen dion goi ikuskaritzaren eskumena ez da ikuskaritzen ikuskaritza

ez da auzitegi gorena balitz bezala ikuskaritza goren eta foru aldundietako ikuskaritzak esaten edo egiten dutena edo ez dutenaren aurrean helegitea sartu daitekeen instantzia

zerbitzu sozialen sistemari batasuna ematen dion gizarte zerbitzuen erakundearteko organismoaren aurrean eman behar du bere jardunaren berri eta legeak berak espreski adierazten du

honako hau goi ikuskaritzaren egitekoa ez da gizarte zerbitzuetarako eskubide subjektiboaren erabilerari buruzko kexak banan banan aztertzea

bukatzeko ez nuke amaitu nahi legez besteko honi propio iruzkin bat egin gabe

bere egunean sagardui sailburu andrearen aurka aurkeztu zen erreprobazio ekimenaren bide bera eraman duela data beretsuetan erroldatu otsailaren bostean hau eta otsailaren hamabian beste hura

noiz berraktibatuko eta artolazabal sailburu andreak tribuna honetatik iragartzen duenean hausnarketa prozesu bat ireki dela

atzerarazten da artolazabal sailburuak jarrita zuen gizarte zerbitzuen plan estrategikoko ebaluaketaren aurkezpena

dirudienez adinekoentzako egoitza zentroek betebeharreko baldintza materialak funtzionalak eta langileen aldetikoak aztertzea ez zen lehentasuna batzuentzat azken lau hilabeteotan nahiz eta gero hona etortzen garen

ordezkarien duintasunari buruz eta antzerako gauzei buruz hitz egiten dugun ordea gobernua

lanean aritu da eta besteak beste prozesu hori ireki du

bada gaur esku artean daukagun mozio hau ere hautu politiko baten ondorio da politika egiteko moduak ere

ondo oinarritutako zalantza juridikoak ere bai aurkeztu zitekeen edo ez zitekeen zuzenketari buruz eta azkenean

besteak beste baita sánchez andreak ere aipatu dituen arrazoiengatik gerora negoziatzen ari zen erdibidekoaren berri izan genuenean

gure hasierako iritzia aldatu eta guzti horrengatik gaurkoan ezetza emango diogu ekimen honi eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna
erantzunen txandara pasatuz kortajarena andrea eh bilduren ordezkaria zurea da hitza

nik lehenik eta behin zenbait ohartarazpen txiki ni herri ordezkari naizen heinean atril honetara jaitsiko naiz

horretarako izan naizelako hautatua eta

aipatu duzu urrutia jauna gizarte zerbitzuen plan estrategikoaren inguruko

zela ez eta atzeratu zen astelehen batean ospatu behar zelako eta ostiral horretan ez genuelako jaso beharrezkoa zen dokumentazioa diligentzia faltagatik ez beste ezergatik horiek argituta a la señora sánchez

elkarrekin podemosek akordiorako erakutsitako prestutasuna orain baino lehen

kanpo auditoria bat egin hausnarketa prozesu bat iragarri da bai hemen hausnarketa prozesu kolektibo bati behin eta berriro ezetz esan eta gero

oso baldintza konkretuetan eta guk baditugu gure mesfidantzak prozesu horren inguruan noski ze adibidez

egoiletako senitartekoak ez daude prozesuan parte hartuko dutela esaten da baina iragartzen den prozesu horretan

uste dut gainera uztargarriak izan zitezkeela ikerketa honetan emandako lortutako ondorioak uztartu zitezkeela prozesu horretan egin beharreko lanekin baina bueno zuek ezetz emango diozue

nahiz eta uste dut hemen planteatu direnak aitzakiak baino ez diren eta desde luego euskal herria bildu ez da hona etorri gaur

o trabajo de sus señorías pentsatu eta nik uste dut gainera herritarrei kontu ematea gure obligazio bat

eskerrik asko kortajarena andrea elkarrekin podemos ezker anitza gonzález andrea zurea da hitza

euskal talde popular ciudadanos garrido andrea zurea da hitza

sánchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea nik ez dizut esango

erabiliko duzun baina zuk niri ere ez ze gainera zu sartu zara gure estiloarekin zure lehendabiziko hitza hartzean eta gu

eta gainera bigarrenean jarri duzu kolokan gure dezentzia morala politikoa eta abar

e hemezortzi mila lagunen zaintzak ea ez duen gure denborarik merezi

hemen pandemiarekin edo pandemia erabiltzea

indezentzia politiko galanta eta gainera eta gainera gezurra esan duzu ze hemen zuek aurkeztutakoan hemen ez da aipatzen ikerketa batzordea

hemen aipatzen da azterketa batzorde berezi bat sor dezan euskal autonomia erkidegoko adinekoentzako egoitza zentroek bete beharreko baldintza materialak funtzionalak eta langileen aldetikoak aztertzeko

gero hemen ziabogaren bat eman behar baldin baduzu ez dakit zorrotzena zarena erakusteko hori beste kontu bat da baina hemen eskatzen duzuena ez da

batzorde bat ez dakit inoiz egin den etxe honetan baina hori da egiten duzuena kanpo auditoretza

baina guk eta uste dut lehendabiziko hitz hartzean argi utzi dudala ez deritzogu egokia denik eta iruditzen zaigu

dauzkagula eta gero bueno dokumentaziorik ez duzuela jaso zuek agiri hori

azaroan artolazabal sailburuari interpelazio bat egin zitzaiola agiri horren zirriborroaren filtrazio baten bitartez

aspaldi ikusi dudan lotsagarri mediatikoa señora gonzález

lo que dijo aquel representante de medicus mundi eta baita ere esan duzu gure labean erretzen dugula ogia horixe

baina kontua da ogia erretzea eta banatzea eta zuek

zeuek esaten duzuen bezala eta zeuen labean erretzen ez bada eta hori arazo bat da eta hori ere oso partidista da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

ez da onartu jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka zazpi boto alde berrogeita bat contra hogeita sei abstentzio beraz